agian elkarren artean hitz egingo bazenute euzko alderdi jeltzaleak zer pentsatzen duen gai honetaz

oso garbi dago eta besteek argibideak eskatzen dituzte zer nahi dugun ponentzia honekin

hasiera hasieratik gu ez gatozela gaurko egunean

posizioak azaltzera antolaketaren inguruan bai beharraren inguruan bai zein den euzko alderdi jeltzalearen oinarria

programan dago lehen esan dut euskeraz

aurkeztutakoak gure programan daude

ekarri zenizkiguten bata estatutu politiko berriaren hitzaurrea

ez dira zuenak parte hartu duzue lehenengoan

bigarrengoan bai buru belarri loiolako paperetan hitzaurreak berak esaten du

eta eguneratuz elkarbizitzarako itun politiko berri bat gauzatzeko borondatea adierazten dugu beraz badago anklajea

hori da dagoena nik amaitu nahi nuke gauza batekin eta da aurreko

bi mila laugarrena urteko saiakaeran bai estatutuaren

bere barruan zituen potentzialtasunak azpimarratzeko garaian egon zen ebazpen bat eta nirea egiten dut irakurri ondoren zergatik ez da edukietan sartzen

eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna euskal sozialistak lópez jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkariaren sémper jaunak dauka hitza

gracias eskerrik asko sémper jauna

eguerdi on berriro lehenengo kontua

hori ez da posizio neutro bat eta hortik aurrera gure posizio politikoa adieraziko dugu ez hori posizio politiko bat da eta posizio politiko hori gelditzen da egungo markoan

hipotesi bezala ere ahaztu egiten da hori argi eta garbi

él mismo lo ha dicho oso ondo iruditzen zait ez duzue hemen azaldu behar

eta azaldu jendeari kanpoan dauden abertzale eta demokrata guztiei kontu honetaz

si no le importa hori dela eta hori dela eta planteatzen duguna da estatus berri bat behar dela euskal herrian estatus berriak behar direla eztabaidatu nahi dugu horretaz gaurkoa pentsatzen dugu atzean gelditzen dela

luzea eta handia dagoela egiteko eta espero dugu horretan berriro elkartzea posible baldin bada eta akordioak egitea eta akordio horiek

besterik gabe eskerrik asko guztioi eskerrik asko arraiz jauna eta amaitzeko mistoa upyd taldearen ordezkaria den

más democracia más libertad más igualdad

y más derribarlas gracias eskerrik asko maneiro jauna eztabaida amaitu denez

euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa eten egiten dugu